eskerrik asko ruiz andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak

gracias eskerrik asko
reyes jauna eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia anderea zurea da hitza

egin beharrik nik saiatzen banaiz norbaitekin abiapuntua zurea izan zen akordio bat egiten

banekielako zure postura eta nirea ezberdinak zirela hori da nik esan dudana eta beraz

bi postura ezberdin ditugulako eta zuk saldu nahi izan duzu ahalegin bezala paper bat edo proposamen bat pasatzen hutsa den zerbait eta niretzat hori ez da ahalegin bat egitea

eta nik hala interpretatzen dut eta eskatu dizut ere puntuka bozkatzea eta ez didazu erantzun

baizik eta saihesbidea egitea kostala kosta eta nik proiektu horren kontrakoa naiz baina edonola ere jarraitzen dut esaten puntuka bozkatzeko prest dagoen edo ez alderdi sozialista bozketa iristen den momentuan nik planteatuko dudala

batzuk positibo eta beste batzuk negatibo nik ez dakit adibidez supersurrek

aldundia hogeita hamabost urterako zorpetuta batzuk karrerak egiteko erabiltzen dute ia trafikorik ez dagoelako

euskal herria bildun ez gara positiboak izango hori nabarmen

saihesbideak zer duen positibo beraien bizi kalitaterako eta orain arte niri erantzun didatena erantzuten badizute esango dute ezer ez eta de paso galdetu ortuellako eta trapagako zuen ordezkariei

ez dela ireki behar eta gainera bietako udaletxe batean beste puntu batek esaten du mozioan

egingo dituela udalak bere esku dagoen bitarteko guztiak erabiliko dituela ez dadin ireki beraz akaso zuen partiduan ere negatiboak dauzkazue eta ez bakarrik positiboak

euskal herria bilduk serantesi buruz gaia hemen aztertu den bietan gauza bera defenditu du

oraingo honetan bi punturekin aurrekoa laurekin lehentasuna uste dugulako dela momentu honetan

eta bizilagunen bizi kalitatea era horretara ez okertzea eta horretan azentua jarri nahian baina kontuz saihesbideari buruz daukagun iritzia ezertxotan

ordainduta beste bat ez egitea ze klaro hemen ppko ordezkariak esan du

eta are gutxiago oraindik ere gobernua berak esaten duenean eta berak aitortu du hemen azterketa bat egiten ari dela bai bidaiarien ba merkantzien trafiko dagokiona azterketa bat pare bat urte edo

ustez martxan eta horren baitan behar lukeela irekitzea edo ez baina ez dakit urte elektorala bere buruari ere aplikatuta

eta kosta ala kosta ez dakit zeren ordainetan tunel hori ireki behar ote dun nik garbi daukat

garbi daukat guretzat gaur garrantzitsuena seranteseko tunela gelditzea dela

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

bozka eskatu da puntuka reyes jauna reyes jauna

por puntos onartzen duzue bai onartzen dute

bi eta hiru elkarrekin eta lau aparte

euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren lehenengo puntua lehenengo puntua bat bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei bai hogeita hamazazpi ez ondorioz lehenengo puntua ez da onartu jarraian bi eta hiru bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hamabost bai berrogeita hamazazpi ez ondorioz bi eta hiru ez dira onartzen eta azkenik laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozkatu dezakegu hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamabost bai hogeita hamasei ez

alderdi sozialistaren jatorrizko proposamena ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eh bildu taldearen osoko zuzenketa ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bat bai hirurogeita hamabi ondorioz ez da onartu mistoa upydren osoko zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei bai hogeita hamazazpi ez ondorioz euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa ez da onartu

euskadiko ardi sektoreko neurriei eta dinamizazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

egun on guztioi eh bildutik askotan salatu izan dugu ganbera honetan jaurlaritzaren

nekazaritza politikak norabide okerrean egindakoak izan direla izan ere iparrorratz

izan dute eta industria transformatzailea saltoki handi eta korporazio handien interesak lehenetsi lehenetsi dira

eta herritarren interesen aurretik izan dira era naturalean eta historikoki baserritarrak eta

eta era kontziente batean harreman horiek nahita hautsi egin dira eta horretarako erabili dira politika desberdinak

eajren jaurlaritzatik eta zentzu horretan beste batzuetan aipatu izan dugun bezala baserritarrak sartu dira behartuta

irteera kokatu da industria transformatzailearen

baserritarrak indefentsio egoera batean erabakitzeko autonomiarik gabe eta menpekotasun ikaragarri batean utziz

eta datuak erreparatzea nahikoa da ikusteko azken hogeita hamar urte hauetan lau baserritarretatik desagertu egin direla eta gaurko gaia ardi esne sektorean hor datuei begiratzen baldin badiegu ere

urteetan laurehun

galdu direla zentzu honetan tapia andreari bere egunean egin genion galderan azkenengo hogeita hamar urteetan jaurlaritzatik

berak zioen borobilak izan direla eta guretzat ez

aldanondoren auzi hau da froga bat adibide bat

norabide okerrekoak izan direla aldanondoren auzian

artzainak badirela esnea gazta bihurtu eta beraiek merkaturatzen dutenak eta badirela ere esne hori saldu egiten dutenak eta hor agertzen zaigu aldanondo artzainen esnea erosten gero esnekiak egiteko

orain dela urte gutxi egin zen inbertsio handia

proiektu bezala ere deitu ahal dena urtean hogeita bi milioi litro esne egon da

baina bere gaitasuna hiru aldiz handiagoa da

azpiegitura handi honi zuzendu zaizkio jaurlaritzatik diru laguntzak laguntza zuzen bezala lau koma bi milioi bi mila lau eta bi mila hamar urte bitartean eta baita bi mila sei zazpi urte

hiru milioi euro aurrerakin itzulgarri gisa guztira hamar urteetan zazpi milioi eurotik gora jaso ditu aldanondok

eta hau bai da gezur borobila

behin baino gehiagotan salatu izan du eta azkena pasa den udazkenean aldanondok zorra duela

eta zor horren zenbatekoa zehaztea erraza ez da batere eta zenbait artzain inplikatuta dauden ere ez da erraza baina

mila euroko kopuru bat egon daiteke hor aldanondok zor duena eta azpisektore honen egoera lau urteetan esan dezakegu

ia erdira etorri dela laurehun eta hogeita zazpi baserri ziren esnea

eta bi mila hamairuan berrehun eta berrogeita bat lau urteetan berrehun artzain

erantzule zuzena jaurlaritza da makro proiektu honen alde egin duelako hasieratik

monopolizatu egin delako eta artzainak gestore gutxi batzuen eskuetan utzi direlako gaztandegi txiki

eredu zentralizatzailearen aldeko apustua egin delako eta gainera urte askotan artzainak

ere ez dute izan sektorean hainbeste eta hainbeste kooperatiba eta elkarte sortu diren urteetan kasu honetan ardi esne sektorean ez da kolektiborik osatu

artzainen interesak babestea baino nahiago izan duelako aldanondoren eta industriaren interesak babestea

erdibidekoan eta lópez de ocariz andreak azaldu digu erdibideko horren edukia zein den eta ni ez naiz hor puntuz puntu sartuko baina bai esan nahi nuke

oposizioko taldeek adostu dutena dela eta jaurlaritzari eskatzen diotena dela aldatu ditzala

orain arte ardi sektorerako izan dituen politikak aldatu ditzala

izan direlako utzi dezala makro proiektuak sustatzeari eta egin dezala gaztandegi txiki eta ertainen aldeko benetako apustua artzainen arteko kolektiboak sustatuz eta zentzu horretan dagoen bakar hori indartu eta berriak

sortzen lagunduz artzainek beraien interesak industriaren aurrean hobeto defendatu ditzaten izan ere esnea saltzen duten artzainak boteretzea delako

bide bakarra eta jaurlaritzak europatik datozen landa garapen programako laguntzak

kudeatzen ditu hori bere zereginen barruan dago diru laguntzak banatzea baina horretaz gain gobernu ere baditu jaurlaritzak beste zeregin batzuk sektoreak etorkizuna izan dezan sektorea dinamizatu

zehaztu bide berriak landu eta gure iritzitan eajren jaurlaritzak lan horiek

baina kontua da egin duena norabide okerrean egin duela eskerrik asko lazarobaster jauna

del desarrollo rural sostenible muchas gracias eskerrik asko fresno andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

redinamizar este sector erreferentziako marka generiko bat sortu izana idiazabal den moduan irudi on batekin lotune estuekin industria

indargune garrantzitsuak dira ezin diegu indargune horiei uko egin are gutxiago kontuan izaten badugu sektore hau martxan jartzeko zer nolako ahaleginak

aintzat hartu behar da oso atomizatuta dagoen sektorea dela bere tamaina txikitzen datorrela

falta zaiola bere sektore komertzialean egungo krisi ekonomikoaren

eta hori guztia batuta sektorea kinka larrian uzten du

plan horretatik azpimarratu beharra dago artzain kopurua igotzea bultzatu eta planifikatu beharra dagoela baita belaunaldi erreleboa

inskribatutako ardien kopurua igotzea sektorea hazi behar dugu azkenean errespetatuz baita ere produkzio unitateak handiak izatea helburua

ahalbidetzea zertarako besteak beste esne salmenta batzeko eta negoziazio ahalmen handiagoa emateko

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd ez du hitzik hartuko
erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

tellería jauna diozu sektoreak esaten duela orain artekoarekin jarraitu beharra dagoela orain artekoan

eta nik esango dizut hori gezurra dela sektoreak aspalditik eskatzen duela gaur hemen oposizioak erdibidekoan adostu duena urte asko dira sektoreak hori eskatzen duela eta aipatu duzu

eskatzen duela erreflexio bat egitea kontua da beste denok erreflexio hori eginda daukagula

ez duzue oraindik erreflexiorik egin eta laguntzeko erreflexio hori egiten hemen

azaldu nahian konparaketa bat egiten saiatuko naiz badakigu laurehun artzain direla esnea saltzen egon direnak orain dela urte batzuk irudikatu dezagun laurehun langileko enpresa bat non

hitzarmenik enpresak nahi duena egiten du inposatzen ditu nahi dituen soldatak inposatzen ditu nahi dituen lan baldintzak hori da patronalaren

esnea saltzen duten artzainekin gertatu dena eta hori

izan du eta babesten du jaurlaritzak eta gainera enpresa laurehun langileko enpresa horretan berrehun langile berrehun artzain kaleratu egiten direnean jaurlaritzak ere

ondoan egoten jarraitzen du lau urteetan esan bezala berrehun utzi dute beraien jarduna eta

gertatu da eta tapia andrea gainera bere egunean ere esan zigun hauek zirela profesionaltasun gutxien

errespetu falta berea berrehun artzain hauen atzekaldean badira berrehun errealitate

badago ere ekonomia bat badira ere berrehun artalde eta badira ere euskal herrian artalde horiek garbitzen zituzten berrehun txoko eta hau dena

jaurlaritzaren babesarekin eta goraipatzen da hemen idiazabal jatorri izendapena eta gainera hau era orokor batean hartuta jatorri izendapen honetan barnebiltzen den sektore osoa maila batetan gainera egungo krisi egoera honetan ere ba modu nahiko duinean aurre

meritua sektoreak berak bere burua babesten asmatu duelako da hori bai ekoizpena

beraiek egiten dutelako ziklo osoa beraiek betetzen dutelako eta hau egiten duten gainera bertako arraza batekin latxa

eta oinarri hauek defendatuak izan dira idiazabal jatorri izendapeneko kontseilu erregulatzailean

kontseilu horretan eragiteko modua edo eragiteko ahalmen gehiago izan balu

segitze horretan latxa esneaz gain bestelako kanpoko arrazak ere onartuak egongo zirela

idiazabal jatorri izendapenean ziur hori horrela izango zela beti apustua egin duelako industria

eta ez artzainenak eta hau gertatu da nafarroan erronkariko jatorri izendapenean

nafarroako gobernuak ere sustatuta latxa esneaz gain

ardi arrazaren esnea ere onartua egon da nahiz eta gero sektoreak kontseiluko kontrola hartu duenean

ezarri duen latxa esnearen exklusibitatea ziur gaude zuen buruetan hori egon dela beraz eaj entzun ardi esne sektorean politika berrien beharra dago

eta hori da gaur hemen legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen diona

eskerrik asko lazarobaster jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

eztabaida amaitu denez bozketara pasako gara puntuka bozkatzeko arazorik badago

batgoa eta bostgarrena bozkatu ditzakegu

baina lehen galdetu dizudanean beste gauza bat esan duzu eta fresno andreak ados dagoela esan du baina bale ados jarri zuen artean

lazarobaster zurea badakit ezetz esan duzula

transakzionala euskal talde popularra euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogeita hiru bai hogeita zazpi ez bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa